gai zerrendako laugarren puntua mozioa mikel otero gabirondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua europar batasunak eta kanadak sinatu duten ceta izeneko merkataritza itunari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria otero jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

arratsalde on guztioi dirudienez

zuen interesa piztu emendakinik ez popularren

eta antza ezezko borobilarekin zatozte eskatzen dena ikusita

y a sus leyes ez pentsa kontatu dudan kasu hau kasu bakarra edo soltea denik ehunka horrelako kasu daude gaur egun merkataritza epaitegi pribatuetan milioika euro ordaindu behar izaten ari dira estatuek

langileak babestu edo ingurumena zaindu nahi izateagatik australiak tabako paketeetan erretzea kaltegarria dela esateagatik argentinak oinarrizko lehengaien prezioa izozteagatik alemaniak

itxi nahi izateagatik edozein arrazoi da ona estatuak xahutzeko nazioarteko inbertsioa eta merkataritza babesteko hiru mila hitzarmen baino gehiago sinatu dira azken hiru hamarkadetan programa oso bat dago martxan kapital

eta langileriaren kalteetarako munduko merkataritza erakundeak lortu ez zuena mundu osoa merkataritza librearen arauen menpe jartzea gaur egun aldebiko edo eleaniztuneko akordioen bitarteko

justizia pribatizatuz estatuen eta zer esanik ez herrien subiranotasuna deuseztatuz giza eskubideak edo lan baldintza duinak alde batera utziaz gaurko mozio hau

interpelazio baten ostean dator baina hozkailua

eta beste hainbat gogoan ditu eta mozio honek guztiak ditu jo mugan

eta laburrean bada ere utzidazue akordio honen inguruko azken mugarriak errepasatzen bi mila hamaseiko urriaren hogeita hamarean belgikako valonian sortutako zalaparta eta aurkakotasuna baretu ostean

zorigaitzeko ituna sinatu zuen sinadura honetaz gain derrigorrezkoak ziren akordio hau bere osotasunean indarrean sartzeko lehena europako legebiltzarren onespena zen eta hau aurtengo otsailaren hamabostean eman zen

ahalbidetu zuen baina akordioa mistoa denez estatu guztiek bakoitzak bere mekanismoekin berretsi beharko dute momentuz europako hogeita zortzi estatuetatik letoniak bakarrik berretsi du beraz

izateko oraindik hogeita zazpi estatuen onarpena eman beharko da etorkizunean

arten noski espainiar estatuarena madrilen dirudienez

beraz seguruenik ere uda aurretik berretsia izan daiteke

ez naiz asko sartuko otsailean izan zen eztabaidan hitzarmen honekiko ditugun kezka nagusiak azaldu genituen eta gobernuak ere azpiazu jaunaren bitartez

asko dute ezkutatzeko eta eragin handiak izango ditu gure ustez eta adituen txostenek hala diote ez du bermatzen europako zuhurtzia printzipioa eta erregulazio berrien

lehen sektorearenganako kalteak handiak izan daitezke eta amerikar estatu batuetako enpresek akordioa atzeko ate

zabaltzen den egitura juridiko berria en cualquier caso

al amo azpiazu jauna berak aurreko eztabaidan

ez da hala ere arazo bakarra beste bat oso garrantzitsua eskumenen ingurukoa da valoniak duela hilabete gutxi erakutsi zigun

akordioak baldintzatu daitezkeela aurrekoan esan genuen bezala

ezetz esan zion akordioari eta oraindik ez du berretsi negoziazio bortitzaren ostean hamabi orrialdeetako eranskin bat gehituarazi zion akordio orijinalari

hiru zentzutan egindako lanketa eta eztabaida mamitsuagatik eranskinaren edukiagatik eta beraien eskumenak balioan jarri izanagatik

atzera bota nahi izatea akaso ez al dago autogobernuaren eta honen mugen inguruko eztabaida bat irekia ganbara honetan legealdi honetan ez al zaizue interesgarria iruditzen

erabakitzeko eskubidearen atzetik ibili beharko genukeela legebiltzar honek erabaki lotesleak ez lituzke izan behar gai honetan ze

ados zaudetela diozue eta zer gertatuko da bihar edo etzi ttiparekin edo tisa edo beste akordio batekin ados ez bazaudete

bai edo ez esateko eskubidea aldarrikatu behar eskerrik asko eskerrik asko otero jauna

eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria

barkatu corcuera anderea bukatu dut zurekin barkatu nik itzali dut hemendik eta denbora uste dut denoi uzten dizuetela orduan guztioi uzten dizuegula ez bai ez ez barkatu lander ez daukazu hitza baina gauza bat

abisatzen dut amaitzen joateko ez bazarete oraindik enteratu abisatu

denbora kentzen inori ez diot eta zure taldeko gehiagori gaur denbora gehiago eman diet edo begiratu

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aguirre jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko presidente andrea arratsalde on guztioi otero jauna ez dizut ukatuko aspalditik espero nuela eztabaida hau gainera guztiz zilegi eta demokratiko iruditzen zait bakoitzak hemen bere ikuspuntuak ekartzea

bakoitzaren ikuspegia argiago azaltzea baimentzen dute eta

eta are gutxiago balorazio berdina ceta itunari buruz esan dizut aspalditik espero nuela eh bilduk cetaren eztabaida hau hona ekartzea zeren azkeneko hiru urte hauetan hainbat mozioak galderak interpelazioak agerraldiak legezbesteko proposamenak baina beti beti ttipari buruz

eta hau da nik ulertzen ez nuena cetaren ituna cetaren negoziazioak bukatu ziren orain dela hiru urte

beraz nik uste dut tratatuak ekartzen ditugula enpresak babesteko

eztabaida batean jaurlaritzari egindako interpelazioan hau esaten zenuen gaurkoan

hiru arrazoiengatik ekarri dugu gure posizioa adierazi eta gobernuarena jakin nahi dugulako akordioaren inguruan galdera asko erantzun gabe daudela iruditzen zaigula eta hirugarrena

zaratak akordio honi behar zuen arreta jartzea

diolako beno oso ondo adierazi duzue zuen posizioa

beste talde politikoena ere bai baina ni ez nator batere ados zuekin esaten duzunean kezka edo zarata sortu dituela gure gizartean

orain dela lau hilabete begiratu aurtengo urtarrilean donostiako koldo mitxelena zentroan

aurkako plataformak antolatu zuen eztabaida publiko bat cetari buruz hor ginen becerra jauna zuen aldetik matute jauna

zortzi ordezkari politikoak ginen gonbidatuta eta moderatzaile bat zegoen mahaian bederatzi pertsona

bederatzi horiek barne sartuta ez ginen ezta hogeita hamar pertsona beraz nik esango nuke ceta ez dela sekulan egon euskal gizartearen

por canadá y por la unión europea lehen esan dudan bezala zilegi eta demokratikoa dela gaurko eztabaida

kontrako jarrera kontra egotea baina gu itunaren alde gaude eta uste dugu ona izango dela

euskadirentzat eskerrik asko eskerrik asko aguirre jauna erantzuteko txandan otero jauna zurea da hitza

bai arratsalde on berriro ez dakit zertarako emango didan denbora baina

no lo va a tener esaten duzue baita ere euskal gizartean ez dela hau ardura bat niri iruditzen zait

horretan zuek ere erru edo erantzukizun parte handi bat daukazuela y otra cosa sobre la transparencia

oso sinplea da gure proposamena ponentzia bat eratzea parlamentu honetan

eztabaidatzeko oso ondo dago europan eztabaidatzea baina hemen euskadin eusko legebiltzarrak ere eztabaidatu behar du eta ere

vasca eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak corcuera andrea zurea da hitza

bai eskerrik asko otero

jarri dezagun momentu bat esan duzuen guztia egia zela eta arrazoi guztia zuen aldetik dagoela

eta nik hemen dauzkat podemosek europar europar legebiltzarrean

luzatu zituela ehun eta berrogeita hamairu galdera batzordeari europar batzordeari eta berdina

hoy por hoy beraz ez dugu onartuko zuen mozioa eta berriro esango dut gu

gaude eskerrik asko eskerrik asko aguirre jauna eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu

eh bildu eta elkarrekin podemosek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa cuarenta y cinco contra beraz erdibideko zuzenketa ez da onartu